egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

aldez aurreko gaia eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hidrokarburoen lege berriaren inguruan legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea maiatzaren zazpiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen euskal talde popularrak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan

orain zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ez berdinketa dagoenez bertan behera geratzen da gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena arartekorako hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean egina

arartekoa izendatzea batzordeko kideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du

aurka egin nahi du besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamabost bai aho batez onartu da irizpena

erregelamenduaren berrehun eta hogeita hamalau puntu sei artikuluan ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko

dauka mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jauna zurea da hitza

sailburuak egun on guztioi ongi etorri lezertua jauna

eskerrik asko sémper jauna euskal

de juan san martín de xabier markiegi merche agúndez y de iñigo lamarca

eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi gaur euskal herria bilduk

bera da ararteko izateko ikusten dugun hautagai egokiena bera da iñigo lamarcak utzitako testigua hartzeko konpromiso irmoa

gizarte osoari gizarte hori osatzen duten herritar orori zerbitzua emateko nahia azaldu duena herritarren eskubideak bermatu

prest dagoena izan ere azken egunotan azken pare bat asteotan bi eredu ikusi ditugu aurrez aurre batetik barinagarrementeriarena herri honetan txertatua dagoen

herri hau pairatzen ari den krisi sozial eta ekonomiko larriaren aurrean erantzun tinkoa ematen jarraitzeko konpromisoa hartu duena giza

oinarri duena orain arteko mugak traspasatu nahi dituena argi esan zuen bere agerraldian eskuduntzak eskumenak

batean ere ulertu behar zirela hau da herritarrak defendatzeko orduan ahalik eta jardun zabal eta sakona eduki behar zela mugarik gabe beldurrik gabe ausardiarekin

administrazioaren zerbitzu emate amaigabe horretan administrazioa bera

edo herritarren kontrola daraman administrazioarena poliziak espetxeak eta abar bere lan ildoak

salbuespeneko legedia eta horrek ahalmentzen dituen tresnak eta neurriak desagertarazten joateko justizia herritarrengana hurbildu behar dela esaten zuen berak polizia praktika txarrekin amaitu eta komisaldegietan eta honetarako beharrezkoa da bertara joatea kartzeletan sartzea polizia ezberdinen edo bestelako atxiloketa

eskubideak bermatzen direla baieztatu edo salatu behar duena ez ahal da arartekoaren eginkizuna giza eskubide guztiak errespetatzeko bidetik lan egin behar duena

konpromiso tinkoa hartu zuen honekiko eta argi zioen hau egingarria da izan ere bada eredu bat horretan

hizkuntz eskubideekin ere bere betekizuna funtsezkoa zela aditzera eman zuen euskaldunen hizkuntz eskubideak oraindik orain urratzen diren garaiotan funtsezko lan ildoa eta azkenik lan egiteko barne egituraren eredua azaldu zuen

gardentasunean aukera berdintasunean efikazian eta errentagarritasunean oinarritutako eredua hau

beste administrazioekin berdintzea honek lanpostu gehiago sortzeko aukera emango luke eta honek lagunduko luke aldez aurretik

euskal herria bilduk defendatzen duena horregatik jarri dugu konfidantza berarengan eta horregatik proposatzen dugu ararteko bezala

ausarta eredu aurrerakoia eredu ilusionantea eta beste eredua aste honetan ikusi dugun lezertuarena da

eta luzea duela ikusi dugu nazioarteko instituzioetan denbora luzez aritutakoa ondo dago hau ez da kontratazio enpresa bat inkognita asko gelditu zitzaizkion joan den astean euskal herria bilduri batzordean gauza asko

bai egin beharrekoari dagokionez eta baita barne egiturari dagokionez programan zehaztasunik ez genuen ikusi euskal herria bilduk galdetu zion ea ararteko ordezkoa izanik ararteko ordezkoa jadanik aukeratua zuen baina

akordio horren barruan pakete horren barruan dagoen ala ez guk proposamena egingo dugu

herri honen egoera errotik ezagutzen duena eta herri honek dituen erronkei erantzuteko prestutasuna eta ahalmena erakutsi duena besterik ez eskerrik asko

presidente andrea lehendakari jauna lezertua jauna euzko alderdi jeltzalearentzako ohore handia da

arartekorako aurkeztu izana arartekoa gure erakunde garrantzitsuenetariko bat dugu

eta herritarren eskubideak defendatzen ditu euskal autonomia erkidegoko herri administrazioen jarduera eta politika publikoen aurrean aurten bere sorreraren hogeita hamargarrena urteurrena ospatzen dugu eta

bere jarduera zorrotza eta aipagarriari esker gure herriko erakundeen artean

bihurtu egin da horren meritu handia gaur arte ararteko izandako pertsonei esker izan da juan san martinek

eta erakundetzerako lehen urratsak eman zituen xabier markiegi eta mertxe agúndez sendotze prozesuari aurre egin zioten eta azken hamar urteotan

goi mailaraino eraman du erakundea bere agintea bikaintasunez burutu arte dihoakio hemendik iñigo lamarcari nire

esker ona ez zen beraz lan erraza bide oparo horri jarraipena eman behar zion pertsona egokia aurkitzea

prestakuntza sendoduna eta giza eskubideen defentsan eskarmentu handikoa hori guzti hori da

arartekoa izendatzeko bozketa egingo dugu

artikuluak hauxe dio arartekoa legebiltzarrak izendatuko du

erara izendapena egiteko legebiltzarkideen hiru bostenen gehiengoa atera beharko da gehiengo hori lortzen ez bada gehienez hilabeteko epearen barruan erabateko gehiengo lortu arte bata bestearen ondoren xaloak egingo dira

txartelen bidez egingo da hautaketa txartel bat izango duzue hautagai bakoitzaren izena edo zuriz bozkatzeko jarraian

iparragirre etxeberria peio isasi balanzategi xabier

llanos gómez nerea lópez de munain ganuza igor

maeztu perez daniel maneiro

maroto aranzábal javier matute garcía de jalón oskar

mendizabal mendizabal garbiñe orbegozo uribe kerman

pastor garrido josé antonio pinedo bustamante leire

prieto san vicente txarli quiroga cia arantza

ruiz bujedo cristina sarasua díaz txaro sánchez martín gloria

ubera aranzeta rebeka ugarteburu markuerkiaga maribi unzalu hermosa mikel

apalategi luke urizar karetxe pello

urrea herrera diana carolina urruzuno urresti unai

zaballos de llanos jesús maría zorrilla ibañez joseba

aguirre arizmendi iñaki aiartza zallo jon

albizua urrutikoetxea josune aldaiturriaga zorrozua norberto

arrizabalaga olaizola maría eugenia arrondo aldasoro belén

barrio baroja carmelo beitialarrangoitia lizarralde marian

corcuera leunda susana corrales goti leire

fresno asensio rosa urkullu renteria iñigo

agirrezabala mantxola juanjo damborenea basterrechea antonio

iturrate ibarra iñigo roncal azanza blanca

luix barinagarrementeria lezertua rodriguez

lezertua luix barinagarrementeria

luix barinagarrementeria luix barinagarrementeria

luix barinagarrementeria manuel lezertua luix barinagarrementeria luix barinagarrementeria

izan da luix barinagarrementeria hogeita bat bozka

eta zuri bat legeak eskatutako
hiru bostenen gehiengoa lortua da beraz arartekoa izendatu da lezertua rodríguez jauna zorionak lezertua jauna

justiziaren jarduerari izen ona kentzeari eta presioa jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

garrido andreak dauka hitza bai egun on eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok orain dela
aste batzuk interpelazio bat aurkeztu genuen lehendakariari zuzenduta baina

gobernu honen bozeramaileak erantzun zuen interpelazio honi eta galdetu

genion gobernuari ea gobernu honen helburua zela justizia

eta presionatzea ebazpen judizialak bere gustukoak ez zirenean esaten nuen bezala

eta erantzun horretan aipatzen zuen epaile eta auzitegiak aginte publikoak dira eta aginte publikoak diren heinean euren erabakiak gainontzeko erakunde publikoen erabakiak bezalaxe gizartearen kritikapean daude kritikatuak izan daitezke bai hori esan zuen

baina alderdi popularraren izenean bi ohar esandakoari kritikek beti muga bat daukate

eskubideak ezin dira inoiz zapaldu eta muga hori ezinbestekoa da eta muga hori beti errespetatu behar da kritika horiek bereziki instituzioek botere publikoek kargu publikoek

egiten dizkiotenean beste erakunde publiko bati

instituzionalaren barruan egon behar dira beti hori horrela da eta printzipio hori

oinarrituko behar luke aginte publiko guztien

dauzkaten jarrera edo egiten dituzten kritikak eta esan behar dugu zoritxarrez muga hori gobernu honek eta ere euzko alderdi jeltzalearen kargu batzuek askotan ez behin

boterearen banaketaren eta botere judizialaren aurka doaz eta justiziaren independentzia

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko gallastegui anderea mistoa upyd

guk eztabaidarako bi eremu zabaldu nahi ditugu izan ere justiziak aurpegi asko dituela agerikoa da eta akatsa litzateke eztabaidari ekitea justiziaren alderdi bakarraz hitz egiten justizia eremu bi daude zeinak gaur mahai gainean jartzen ditugun soziala eta politikoa

hori da hain zuzen egiten dugun salaketa eta beti egingo duguna justiziak boteretsuen alde egiten du babesten egiten du aldiz pobreak kastigatzen

baina gaurko eztabaida ez dut ildo horretatik eraman nahi

da gai honetaz eta zuetariko bakoitzak zuen ikuspuntua plazaratu duzue batzuk

salbuespen auzitegiak daudela salatzeko baina beste batzuk auzitegi horien alde agertu eta jarduera injustu eta kriminala egiten jarraitzeko babesa

eta badakizue zergatik ez dugulako sinesten egiten diren sasi ikerketa batzordeetan batzorde horiek ez dute ezertarako balio ez dituztelako ardurak zehazten eta arduradunak bilatzen ez dugu sinesten

y para todas eskerrik asko lópez de munain jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

no sé si para todos aurkezten dugun zuzenketak esaten du eusko legebiltzarrak adierazten du behar bezalako zuzenbide estatu batek

gu desde luego horretan sinesten dugu eta zuzenbide estatua kontzeptua bera erabiltzekotan erabiliko genuke oraintxe irakurri zentzu honetan honetaz ari naizela

nola ulertzen ote duen bere nola ulertzen ote duzun

zuzenbide estatua galdera bat egingo nizuke atzo zuen

irakurri nuen berriz ere eta galdetu nahiko nizuke aspaldi honetan irakurri ote duzuen zuek alderdi popularrekoak zuen konstituzioaren aurreneko atala zeren eta honela dio españa

zenuela erkoreka sailburuak erantzun zizula eta erkoreka sailburuaren erantzuna jaso eta gero ez dugula oso erraz ulertu gaur oraindik eztabaidara ekartzea interpelazio hartatik eratorritako mozioa

ez daukagu ezer hitz egiteko asmorik oraindik

demokraziaren oinarrizko printzipioak errespetatzen ez dutenekin eta terrorismoa oraindik gaitzestu ez dutenekin

todos los ciudadanos gracias eskerrik asko gallastegui andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

dituzue edo esan dituzu justiziaren kontra justizia horrek ezker abertzalearen kontra egiten duen kasuetan aldiz

aitortu duzu justizia horrekiko zaletasuna zaletasuna zertarako nik erantzungo dut nire galdera

zuen obsesioari bide emateko nik

obsesio hori aztertu ezazue eta autokritika egin faborez esan duzu

ganbara honek ez lukeela izan behar zentsore

eta nire buruarekin ados nago berriz diot

zertaz ari zinen gauza bat da eztabaida politikoa gauza bat da kritika eta bestea da gaur alderdi popularrak ekarri digun

proposamen honen antzeko zerbait bi gauza diferente dira la

simplemente por decir algo eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

lehendakariak espainia osorako defendatzen duen estatu ereduari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna

por el conjunto de los ciudadanos españoles nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde

eskerrik asko pastor jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza